egun on guztioi egun on osoko bilkurari

jakinarazi hamabost eta hamasei puntuak beste baterako utzi direla gai zerrendako lehenengo puntua galdera miren josune gorospe elezkano euzko abertzaleak mesedez isiltasuna euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina aurrekontu lehentasunei buruz gorospe anderea zurea da hitza

bi mila hamaseiko abenduaren hogeian eusko jaurlaritzak egindako gobernu kontseiluan bi mila hamazazpiko aurrekontuak egiteko gidalerro ekonomikoak onartu zituen

esaten zen euskal ekonomiaren hazkundea aurtengo urte honetarako

enplegu sorkuntzaren bidea finkatzea aurreikusten dela kontuan izan behar dugu bi mila hamaseian ere

beste alde batetik eta diru sarrerei dagokionez datorren astean bertan otsailaren hamairuan finantzen euskal kontseilua batzartuko da

diru bilketaren behin betiko datuak ezagutuko ditugu

bestalde sailburuak esanda jakin izan genuen defizitaren

adostuta dagoela eta zor muga hasiera batean zero koma batekoa izatekoa izan zena bi mila hamazazpirako zero koma seikoa izango da

zor muga hamairu koma bostkoa izatekoa zela hamalau koma zazpikoa izango zela gastuei dagokionez

euren departamentuetako ildo estrategikoak zeintzuk diren eta gai izan gara

azalpenak eskatzeko eta ondo baino hobeto ezagutzeko zeintzuk diren asmoak zuk zeuk lehendakari konpromisoa hartu zenuen

aurrekontu proiektuan aurkezteko eta jakin izan dugu otsailaren hogeita batean egingo den gobernu kontseiluan onartzea

eta ondorioz legebiltzar honetara helduko litzateke otsailaren hogeita hiruan

zuk zure jaurlaritza eta jaurlaritza berri honen

eskerrik asko gorospe anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on eusko jaurlaritzak otsailaren hogeita batean onartuko du bai

gure asmoa gure lehentasuna da ongizatearen oinarrizko zerbitzuak bermatzea eta areagotzea baita hazkundea sustatzea

aurreko urtearen itxiera zuk esan bezala positiboa izan da euskal ekonomia hirugarren urtez

hazkundea izan dugu hamabi hiruhilekotan jarraian joera horri eustea giltzarria da legegintzaldi honetako helburu nagusia lortzeko hau da langabezia ehuneko hamaretik beherakoa izatea eta kontratazioaren baldintzak hobetzea enpleguaren kalitatea hobetuz legealdi berri honi begira gure lehentasuna da tendentzia horri eustea hori lortzeko plan berri bat onartuko dugu

plan berri horren bidez indarrak elkartu behar ditugu ekonomia suspertzeko eta enplegu berriak sustatzeko askotan esan egin dugun bezala haztea eta enplegua sortzea da gizarte politikarik onena bestetik elkarlana zaindu behar dugu euskal gizartearen beharrei erantzuteko eta etorkizuneko

horretarako eta bi mila hogei urteari begira giza garapenaren indizean munduko lehenengo postuetan kokatu nahi dugu euskadi

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina haurrek pairatutako sexu abusuen aurrean neurriak elizari hartzea dagokiola esateari buruz etxebarrieta andrea zurea da hitza

egun on guztioi lehendakari jauna galdera honen bidez zuri

adin txikikoei sexu abusuen inguruan egindako deklarazioez hausnartzea eskatu nahi dizugu

elizari dagokion prozesu bat da eta hark erabakiak hartu ditu jada horretaz gain gaineratu zenuen

erabakiak hartzen dituztenak eta ez dagokit niri baloraziorik egitea berriz diot hausnarketa sakon bat egitea eskatu nahi dizugu galdera honen bidez

herri honetan bizi diren haurren babesa honi erantzun egoki bat eman baino eta dagokionari justizia aurrean ardurak hartzea bultzatzea baino

félix lópez ikerlariak egindako lan batean ditugun datu apurren berri emateaz gain haurrek sufritutako abusuen artean eta hau berbalizatzera heldu direnen artean ehuneko lau koma zazpia eliz gizonen eskutik abusatuak izan direla badakigu eta abusatutako mutilen artean kopuru hau ehuneko bederatzira igotzen dela

etxe giroan ematen den arren ezin ditugu datu hauek inondik inora anekdotikotzat jo are gutxiago gure jendartean elizak izan duen eta duen

hain zuzen haurren hezkuntza denbora libre eta abarrak kudeatu izan dituztelarik pertsona batzuk justizia kanonikotik epaituak izatea eta beste batzuk justizia arruntetik joateko aukera izateak

eta hain zuzen zure deklarazioekin denon eskubidea den justizia ukatu diezu abusuen biktimak izan diren pertsona hauei haiei dagokie erabakitzea bai

eraman nahi dituzten eta guri aukera guzti horiek zabalik mantentzeko lan egitea bestalde abusatzaileari ez dagokio soilik parte hartzen duen instituzioari elizari erantzunak ematea

erantzun beharko du herritarra den heinean eta hau ez onartzeak edo hau ez bultzatzeak ere lehen eta bigarren mailako herritarrak sortuko ditu eliz gizon batek

honengatik guztiagatik hauxe galdetu nahi dizugu euskal autonomia erkidegoan jakitera eman den lehen kasuaren aurrean hau al da lehendakaritzatik izan beharreko jarrera abusuez

eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea etxebarrieta andrea argituko dugu nik

baina hori baino garrantzitsuagoa izango da hasieratik adieraztea zein den lehendakariaren jarrera eta lehendakariaren jarrera honako hau da

erabat gaitzesten ditugu haurren aurkako sexu abusuak bai elizan baita beste edozein instituzioetan gertatuta ere bi eusko jaurlaritzak bere esku dagoen guztia egingo du sexu abusuen praktikaren kontra egiteko eta batez ere

hiru kasu zehatz honetan arazo hau ez da elizaren arazo bat bakarrik erakunde guztien eta gizarte osoaren arazo bat da

sexu abusuak jaso dituztenen eskubideak bermatzea eta behar diren neurriak hartzea prebentzioa hobetze aldera hau da lehendakariaren jarrera

eskerrak ematen dizkizut erantzunagatik eta hain zuzen hori zen bere garaian galdera hau egiterakoan entzutea gustatu izango litzaigukeen hori pozten gara horren berri izateaz eta bide horretan aurkituko gaituzuela esan nahi dizugu hain zuzen honen aurrean neurriak hartu behar direla jakin badakigu hartzen ari dira baina gehiago hartu behar dira nola ez eta legez besteko bat aurkeztu dugu horren inguruan eta jakinarazten dizugu lehenengo puntuan hain zuzen errektifikazioa eskatzen genuen horretan uste dugu erantzun honek

puntu hori kentzearen alde gaude elkarrekin lanean egoteko baina uste genuen garrantzitsua zela hona ekartzea erantzun orokorrago bat ez soilik elizari begira edo elizak hartu zituen bideei begira erantzungo zuena

ez delako anekdotikoa guztiz ados gaudelako horretan eta elizari dagokiolako elizak egin beharrekoak baina guk jendarte bezala jendarte

eta beraz elkarlanean protokoloen zabalpenean eta abar elkarlanean jarraitzeko asmoa

eskerrik asko etxebarrieta andrea lehendakari jauna zurea da hitza

nire jarrera argi eta garbi azaldu dut baita ere eusko jaurlaritzak martxan jarritako

eta honekin batera erroman egindako adierazpenak ere

dena argi gera dadin vatikanoko estatu idazkariarekin

kazetari baten galderari erantzun zehatza eta laburra eman nion berak galdetu zidana izan zen

auziaren gaia planteatu behar ote nuen vatikanoaren estatu idazkariari

erantzuna izan zen ez dagokit niri bilera hartan egitea hori izan zen galdera erantzuna hartzen dugunean eta zatika hartzen dugunean argitaratu egiten denean holakoak gertatzen dira

niri egindako galdera beste bat izan zen auzi honetan gure lehentasuna pertsonak dira biktimak eta beraien familiak hain zuzen ere erroman bertan aipatu nuen bezala gure babes eta laguntza osoa eskaintzen diegu gaitzetsi egiten ditugu haurren aurkako sexu abusu guztiak

gertatzen direnean ere bai eusko jaurlaritzak prebentzio lanean jarraituko du bere baliabide guztien bitartez eta sexu abusuak jaso dituzten pertsonak eskubideak babestu eta bermatu

gai zerrendako hirugarren puntua galdera eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina elizarekin lotutako pederastia kasuei buruz arana andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko arana andrea lehendakari jauna zurea da hitza

de mira eskerrik asko eskerrik asko arana andrea lehendakari jauna zurea da hitza

no se repitan nunca más eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak
ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina alokabidek kudeatutako etxebizitzen alokairuan

modu prebentiboan jarduteko prozedura bat abian jartzeari buruz andueza jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakaria

alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina presidente autonomikoen konferentziara ez joatearekin lehendakariak erantzukizun instituzionalak alde batera uzteari buruz alfonso jauna zurea da hitza

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina europar batasunak eta kanadak sinatu duten ceta izeneko merkataritza itunari buruz otero jauna zurea da hitza

izeneko merkataritza akordioak bigarren hesia gainditu dezake lehena valonian egondako tirabiren ostean urrian gainditu zuen

eta kanadak akordioa sinatu zutenean bigarren hesia gainditzeko europako legebiltzarrak onespena eman beharko du

baina akordioa mistoa denez estatuetako legebiltzarrek onartu beharko dute

gure posizioa adierazi eta gobernuarena jakin nahi dugulako akordioaren inguruan galdera asko erantzun gabe daudela iruditzen zaigulako eta iruditzen zaigulako

hirugarren generazioko itun hauen inguruko gure posizioa nahiko argia dela iruditzen zait ceta akordioa ttipa edo tisa bezala hor kokatu ditzakegu

asko eztabaidatu zenuten oskar matutek eta zuk tapia andrea posizio horiek finkatuz berriro kokatzearren gure ustez itun hauen gakoa ez da merkataritza hori baino itun hauen helburu nagusia

inposatzea da korporazioen eta kapitalaren mesedetarako eta herritarren eta herrien subiranotasunaren aurkako eskema bat inposatu nahi zaigu

eta botere demokratikoaren ahultzearekin garatzen dena guk ez dugu inolako arazorik nazioarteko merkataritzarekin edo gure enpresen

beti ere merkataritza herritarren mesedetarako bada giza eskubideak errespetatzen badira naturarekiko arduraz jokatzen bada prozesuak demokratikoak badira langileriaren eskubideak errespetatzen badira hitz batean merkataritza justuaren aldekoak gara

justizia publikoaren aldekoak tamalez itun hauek esan dudanaren kontra doaz zentzu guztietan denbora gutxi dut zehaztasunetarako baina galdera batzuen bitartez argitu dezaket esandakoa bi mila hamabosteko interpelazio batean

azaldu zuen tapia andreak bi mila hamabosteko otsaileko eskualdeen batzordean ezarri zela esan zenuen eskualde batzorde horren irizpenak besteak beste hau zioen

negoziazioen kontrol demokratikoa ziurtatu behar dugu jakina eta ondorioz prozesu osoa ahalik eta gardentasun handienarekin gauzatzea ere eskatzen zaio batzordeari lehen galdera ttiparentzako esandakoak

cetaren prozesuan kontrol demokratikoa egon dela eta gardentasunez egin dela esango zenukete

diozunean gure administrazioez hitz egiten ari zarete zer hitz egin da edo hitz egingo da administrazio

hirugarren galdera iruditzen zaizu gobernuak informatzeko saioak egin dituela eragileekin zeintzuk izan dira nahikoak izan dira guri iruditzen zaigu ez dela lanketarik egin ceta akordioaren ezagutza maila oso eskasa da

langileriaren ordezkaritzetatik nekazal elkarteetatik naturaren defentsako taldeetatik hemen lanketarik ez da egin baina valonian bai akordioaren negoziazioa bi mila hamairugarrena urtean amaitu zen

azkar sinatzea nahi zuen baina berreste prozesua hasi baino lehen sinatu behar zen dokumentua plazaratzen hasi zen

informazio eta analisi prozesu bat abiatu zuen legelariekin adituekin enpresa txiki eta ertainekin sindikatuekin ehun sozialarekin

ondorioztatu zuten ceta akordioaren baldintzak

eta eskumenak zituztenez ez zioten baimenik eman belgikako gobernuari akordioa sinatzeko

eta laburtzearren europako kontseiluak eragindako presioen ostean azkenean sinatu zuten baina baldintza batzuk aldatu eta gero lanketa horrek

ekarri ditu guretzat nahikoak ez direnak baina valoniako lanketa positiboa iruditzen zaigu prozesua hemen baino askoz demokratikoa izan baita

hemen nire galderak zer iruditzen valonian emandako prozesua

edo ez sinatzeko ahalmena izatea berreste prozesua amaitzeko asko falta dela jakinik prest

antzeko zerbait abiatzeko akordio beraren inguruan badira kontu asko arduratzen gaituztenak arloka hitz egiten badugu lehen sektorean izango duen eragina izugarria izango dela iruditzen zaigu hemen ados gaudela iruditzen zait

iruditzen zaizue gure lehen sektorea oro har indartua atera daitekeela cetarekin

akordio hau finean programa zabal baten parte da programa honek tentakulu asko ditu

ongizatearen estatuetatik gelditzen diren arrastoak deuseztatzea da programa hau justizia pribatizatu demokrazia ezer ezean utzi

eta herriak erabakitzeko eskubiderik gabe geratzea

hogeita bat mendeko independentismoaren ezaugarri nagusiak eskerrik asko eskerrik asko otero jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria azpiazu jauna zurea da hitza egun on denoi

neta positiva eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

berari begira egin ditudan edo ez baina nik uste nuen debutantea naiz baina nik uste nuen interpelazio bat

galdera batzuk planteatzeko eta gobernuak erantzuteko nik ulertzen dut zuk zure diskurtsoa prestatua izatea baina nik uste dut ba gutxienez dozena bat galdera egin dizkizudala eta ez didazu bat bakarrik ere erantzun

en concreto con el de canadá ez dut denborarik baina amaitzeko azkenean akordioen ondorio zehatzak urte batzuen bueltan jakingo ditugu

ez dela betetzen ari esaten dugu zuek hemen eta europan izaskun bilbao medio sutsuki defendatzen ari zarete akordio hau martxan jartzeko eskatzen duzuen
eskerrik asko otero jauna denbora agortu zaizu jaurlaritzaren ordezkaria azpiazu jauna zurea da hitza

mundua ez dago larri liberalizazio komertziala dela eta

europar batasuneko eta kanadako liberalizazioa dela eta ez

gobernuak mexikori eta txinari jarri nahi dizkien arantzel

agian eragingo dituzten ondorio katastrofikoek larritzen gaituzte balio kate globalak eteteaz gain eta gu kate horretan gogorki loturik gaude gerra komertzialen eta ekar eta europar batasunak ezin izango

salir al mundo eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa
tinixara guanche suárez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

korridore humanitarioekin egiten duen lana ezagutzeko lehendakariak eusko jaurlaritzaren ordezkaritza batekin erromara egindako bidaiari buruz

eskerrik asko zure erantzunagatik aldez aurretik eskerrik asko guanche

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

alde batetik bi proposamen zehaztu ditugu errefuxiatuei harrera egiteko eta integratzeko gaitasuna hobetzeko

bi egun beranduago urtarrilaren hogeita zazpian jaurlaritzaren sailen arteko bilera bat antolatu genuen aurkeztutako bi proposamenen inguruan egin beharreko lanak koordinatzeko egun hartan bertan bi ekimenak aurkeztu genizkien hiru foru aldundien eudelen eta hiru hiriburuetako udalen ordezkariei baita errefuxiatuen harreran eta integrazioan lana egiten duten

aste honetan bertan apezpikuekin ere bilera antolatu dugu krisi humanitario horri erantzuna emateko lankidetzarako izan litezkeen aukerak aztertzeko

lau arlotan espainiako gobernua eta europako erakundeak foru eta toki erakundeak espainiako gobernuaren harrera programak kudeatzen dituzten entitate homologatuak

eskerrik asko guanche andrea lehendakari jauna zurea da hitza

euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina margüello auzian

akusazio idazkiaren kontra azaldutako utzikeriari buruz garrido andrea zurea da hitza

gai honi buruz aste honetan hitz egin genuen osasun batzordean eta osasun zerbitzuak egindako irregulartasun ikerketa batzordearen ostean

legebiltzarrean aprobatutako hainbat ebazpenei buruz eztabaidatu genuen eta eusko jaurlaritzari eskatu genion ebazpen guzti horiek betetzea

proposamen baten bidez debate horretan ba zoritzarrez euzko alderdi jeltzaleak berriro bere jarrera mantenduz bakarrik geratu zen gai

presidente andrea legebiltzarkideok garrido andrea egun on guztioi gaur legebiltzarrera ekarri gaituen

eusko jaurlaritzak kudeaketa arduratsu garden eta zorrotzaren alde

ukaezina da ez dut uste hori inork zalantzan jar dezakeenik horregatik duela hamar urte gertatutako kasu honi dagokionean

justiziari bere lana egiten eta berean jarduten izan ere auzitegiari dagokio

esanetara jartzen da kasu hau lehenbailehen argitu dadin eta behin sententzia ezagututa justizi auzitegiak zehaztutakoaren arabera

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa miren larrion ruiz de gauna eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

harago joateko jaurlaritzak dituen asmoei buruz iriarte andrea zurea da hitza

egun on urkullu jauna begira azken hamabost egunetan oso arretaz jarraitu

zure gobernuko kide guztiek datozen lau urteetarako egin dizkiguten asmo eta erronkei buruzko zerrenda eta arreta handiz eta puntu batean preokupazioz ere jarraitu ditugu ez

politika batzuk egingo genituzkeelako hori normala da gure kezka iturria beste bat izan da eta kezka iturri nagusia da

ikusi dugulako gobernuko kide askok bere egunerokoan eta bere egunerokoari aurre egiteko oztopo asko ikusten dituztela eta oztopo horiek identifikatzerakoan

madrildik edo espainiako gobernutik datozela esan digutelako behin eta berriz eta iruditu zaigulako zoritzarrez oztopoen diagnostikoa egin duzuela

a este problema tapia sailburua adibidez arduratuta dago industriaren lehiakortasunerako energiaren prezioa ikaragarria delako eta arrazoi du eta ez daukagu modurik horretan eragiteko momentuz eta uriarte andrea ba energia asko gastatzen ari da lomcek

gorabeherak konpondu nahian eta ez ditu konpondu eta seguru asko eskuak lotuak izango ditu orain ere bai eta beltrán de heredia andreari entzun diogu

ertzain gehiago behar dituela herri honek baina ez dakiela nola kontratatu ahal izango dituen eta beste horrenbeste gerta dakioke edo beste hainbat sailbururi azpiazu jaunak eta gobernuak osotasunean espainiako gobernuak ezarritako defizit muga

ezarritakoa baizik eta espainiako gobernuak ezarritakoa espainiako komunitate autonomoei ezarritako berbera onartuko dudan arren

bilera bat biren artekoa azpiazu jaunarekin baina ezarritako defizit muga berbera ikusiko dugu aurki aurrekontuak ekartzen dituzuenean gobernu honek nola kudeatzeko asmoa duen hori guztia baina

gainera gehiago azpiazu jaunak seguru aski pertsonalki baina herri bezala uste dut denok ditugula benetan

askatu gabe dago eta erabaki beharko da nola likidatu erabaki beharko den moduan zer egin azken bost urtekoari dagokionez eta ahaztu gabe lege berria beharko genukeela bi mila hamazazpi eta bi mila hogeita batgarrena urte tarterako

nafarroan ere bai aranburu kontseilariak eta bai beraiek ere badakigu herri honen zatiketarako zer nolako herrarekin

nahi izan den bai konbenioa eta bai kontzertua jakinda ere eta aditu guztiak esaten baldin badute ere eta horretan lanean aritu zirenek esaten baldin badute ere hori negoziatzeko modurik egokiena batera negoziatzea izango litzatekeela hauek guztiak eta beste gehiago esan genitzake baina zentzu honetan galderak hemendik hasita pilatzen zaizkit esate baterako gobernu honek ba al duen asmorik daukagun

eta zeintzuk izan daitezkeen asmo horiek edo jakin nahi genuke

koiuntura politiko zail batean negoziaketa korapilatsu eta zail horretan parlamentu honen parte hartzea eta parte hartze zuzena

besterik gabe izan ere erkoreka sailburuak berak parlamentu honi erresistentzia eskatu zionean parlamentu hau egoera honen buru jartzeko esan zuenean iruditzen zait erresistentzia egiteko modu bat ere izan daitekeela bide hau elkarrekin jorratzeko aukera aztertzea besterik ez baldin bada

asmoa urraketak salatzea zela interpretazio akordioak lortzen saiatzea parlamentu honen lana babestea

herri bezala jausi handi bat eman behar dugula egoera hau iraultzeko dakigukeelako azken urteetan gertatu den berbera errepikatzea eta tarteka espainiako gobernuei beraien komenientzien arabera

berriz ere lehengora eta azkeneko urteetan oso errepikatua izan denera itzultzera esaten dizuedan bezala galderak pilatu besterik ez zaizkit egiten adibidez zer epe jartzen duzue zuek falta diren eskumenak berreskuratzeko

jarraitu eta aldebikotasun eta paktu nire ustez zalantzagarri batean sinesten baldin baduzu ere

ez dituen gaietan estatu egiturak egiten eta lantzen hasteko asmoa adibidez euzko alderdi jeltzaleak eta psek sinatu duzuen gobernu akordioan atzo bertan

erabat garrantzitsua eta guretzako ere lehentasuna da baina badira enpleguaren mesedetan beharrezkoak direnak eta gure esku ez daudenak lan harremanetarako euskal esparrurik ez daukagu enplegu politikak osotasunean kudeatzeko gaitasunik ez espainiak gaur bai eta bihar esaten digu ia kiebra egoeran dagoela uzten ari zaiola pentsioen kutxa

gobernu honek horri egiteko egiturarik adibidez azken euskal ekonomistek

benetan sinesten duzue bilateralitatean eta nola definitzen duzue hori izan ere askotan iruditzen baitzait bien arteko

baina ez duela berdinen arteko harremanik gauzatzen

berme ikusten duzue hainbeste aldiz zerorrek lehendakari jauna aldarrikatu duzun blindaje hori gauzatu ahal izateko

zigor dibino baten aurrean eta badauzkagula baliabideak herri bezala jauziak emateko jauzi handiak emateko

ez etsitzeko ez dugu etsiko eta iruditzen zaigu herritarren

egoera honen erdian jartzea garrantzitsua izango dela gure taldeak jakin nahi du zentzu horretan zeintzuk diren jaurlaritzaren planak zein epetan jarriko dituen martxan

aurre egiteko herri honi herri izaera eta erabakiak hartzeko eskubidea ukatzen dion egituraren aurrean zein asmo konkretu dituen eusko

une oso berezi batean gaudela eta elkarrekin jauzi handi bat
eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

iriarte andrea galdera zen zer egingo du jaurlaritzak herri honek behar duen jauzi kualitatiboa emateko arabako bizkaiko eta gipuzkoako herritarren beharrak asetzeko behar diren tresna eta eskuduntza guztiak eskuratzea ezinbestekoa dela kontutan hartuta hori zen

erantzungo diot nafarroarekin galdetzen didazu nafarroarekin dakizun bezala elkarlanean ari gara eta elkarlanean hainbat ataletan elkarlanean beraietariko bat itun ekonomikoarena edo konbenio ekonomikoarena delakoarena bien artean bai nafarroako gobernua eta baita euskal autonomia erkidegoaren artean ere

egin behar diren espainiako gobernuaren aldean edo aurrean aldebikotasuna bermatu aldera eta aldebikotasuna planteatu egiten duzu ba aldebikotasuna planteatu egiten dugu justu itun ekonomikoaren

aldebikotasuna bere bermearekin erkoreka jaunak erantzun zuela edo esan zuela erresistentziarena

esan nahi egin zuena izan zen erantzuna eman behar dela ez erresistentzia erantzuna

nolanahi ere herritarren beharrak asetzeko behar diren tresna eta eskuduntza guztiak eskuratzea izan da eusko jaurlaritzaren helburua eta ez

azkeneko laurogei urteetan esango nuke eta zalantzarik gabe bai azkeneko lau urte hauetan ere hori da gure norabidea euskadiren erakundetzean aurrera egiten jarraitzeko ondo ezagutzen duzu iriarte andrea eusko jaurlaritzak egin duena ondo dakizu hori izan dela gure lanaren ardatza euskadiren

orain bide honetara etortzen bazarete askoz errazagoa

herriarentzako behar ditugun tresnak eta eskuduntzak defendatzea lortzea eta baita ere modu eraginkor batetan erabiltzea gure partetik behintzat

ahal dugun neurrian elkarrizketa elkarlana eta akordioa sustatuz azken finean aipatu duzun edo aipatzen duzun jauzi kualitatibo hori denok eman behar dugu

elkarrekin ematen badugu argi dago aro politiko berri bat bizi dugula euskadin argi dago etorkizun berri bat eraikitzeko aukera dugula baina hori bai beste batzuetan esan dizuedan bezala euskadi ez da gaur jaio

bide bat egin dugu eta horri esker gaur euskal bidea ez da zerotik abiatzen pertsona askoren lanari esker herri honek jauzi asko eman ditu pertsona askoren lanari esker herritarren beharrak asetzeko tresna eta eskuduntza asko lortu ditugu pertsona guzti horien lana onartzea eta aitortzea

oinarri sendo bat izango litzateke datozen jauziak eman ahal izateko aurretik eraikitakoa hausnartu eta onartu

zioetan zertan oinarritzen duzu baieztapen hori

nola lortu dira lortutako jauzi kualitatiboak ala ez dira eman jauzi kualitatiboak orain arte

lehen autonomia estatutua tinkotasun horri esker lortu zen ondore gernikako estatutua edo itun ekonomikoa

lortu dira lortu diren tresna eta eskuduntza guztiak egun

ari gara defendatzen gure autogobernua eta bide horretan garrantzitsua izan da legebiltzar honetan eratu berri dugun ponentzia gure helburua argi eta garbi azaldu dugu autogobernua eguneratzea hau da jauzi kualitatibo berri bat ematea autogobernua eguneratzea bide honetan ere ez gara zerotik adierazten azken lau urte hauetan esperientzi bat izan dugu

dokumentazio bat jaso eta aztertu egin dugu ez gara beraz honetan ere zerotik abiatzen

bilatu behar dugula eta hori da jaurlaritzaren asmoa eta helburua

artikulatu berri bat idazteko eta proposatzeko eztabaidatzeko adosteko eta onartzeko autogobernu bat badugu

orain euskaldunen gehiengo zabal baten babesa jasoko duen itun politiko berri bat lortu nahi dugu euskal herritarrek demokratikoki adierazitako

tinkotasun osoarekin defendatuko dugu helburu hori señora iriarte es necesaria

jaurlaritzaren tinkotasun falta aipatu egin duzu lehen esan dudan bezala tinkotasun falta zioetan agertzen da iriarte andrea ez zuk ez duzunik esan baizik eta zioetan agertzen da tinkotasun faltarena irakurri ahal dituzue bi mila hamabostgarrena urteko irailean legebiltzar honetako ponentzian aurkeztutako

irakurri ahal duzue duela urte bete legebiltzar honetan aurkeztu den

bakarra etorkizun berri bat eraiki nahi dugu egindako ibilbidea errespetuz eta aitortuz ibilbide orri bat proposatzen dugu ditugun tresnak eta eskuduntza hobetzeko autogobernuan sakontzeko beti ere adostasunaren eta itunaren

iriarte andrea zurea da hitza ñabardura txiki batzuk
urkullu jauna desprezioz ez hori esaten dizut

irudituko zaizu agian termino batzuk ez direla gustukoenak baina euskal herria bildutik ez duzu despreziorik inongo momentutan jasoko

joan etorri hau ere edozein kasutan jauzia eman behar baldin bada ni prest nago gaur jauzi hori emateko

esateko egindako lanean gauza asko lortu dituela herri honek eta hori esan duzunez jauzi bat zela jauzia nire aldetik eta euskal herria bilduren aldetik emana dagoela esaten dizut esaten didazu bilateralitatean sinesten duzula adostasunean sinesten duzula eta itunean sinesten duzula eta nik

euskal herria bilduk beste era bateko ez dakit harremanen bidez burutu nahiko lukeenik egoera hau

aurrez aurre izatea estatu bat askoz ere demokratikoagoa europako beste herrialdeetan gertatzen den bezala eta euren artean era bilateralean negoziatu ostean nolabaiteko erantzunak eta adostasunak eta akordioak eta paktuak

adostu hauteskunde kanpaina bat egin bakoitzak bere iritzia eman eta iritsi beste europako herrialde batzuetara iritsi diren bezala baina ikusten duguna da espainian une honetan eta azkeneko urte askotan aurrez aurre izan ditugun gobernuak ez dutela urrats demokratiko hori eman eta ez dirudiela behintzat oso gertuan dagoenik halakorik eta gertu gertukoa eta azken egunetakoa

kataluniak bere urrats berrien berri eman duenean zer nolako erantzuna eman dion espainiako gobernuak eta zer nolako neurriak hartuko dituela

uste dut gu ere erronka berri baten aurrean jartzen gaituela espainiako gobernuaren erantzunak kataluniaren aurrean izan duen erantzunak zeren zer egingo du gobernu honek egoera horren aurrean eta zer egingo du gobernu honek

ez dakit sinesten duzuen edo ez duzuen sinesten hori gertatu daitekeenik baina gertatu daiteke aukeraren artean badagoela uste dut

iruditzen zait uste dut beste erronka bat ere izango dela ez dakit erkoreka jaunak esan zigun erresistitu edo lan egin nik uste dut erresistitu esan zuela baina berdin da ez gara

eskatzen ziola legebiltzar honi elkarlanean aritzea hain zuzen ere bai

esango nuke estrategia bezala herri honek aurrera egin ez dezan izan dituen bide guztietatik

edo bestea izan hitza berdintsu zait azkenean hori zelako espiritua hala ere

urkullu jauna gu jauzi hori emateko prest gaude eta jauzi horren inguruan esan didazuna esan didazulako neronek eman dut hemen tribuna honetan

duen balioan eta ez gehiagoan eman dezagun jauzia baina era berean esaten dizut iruditzen zaidala aurrean daukagun estatu horrek asko aldatu egin beharko duela sinestu ahal izateko

bai paktuan eta bai adostasunetan komeni zaienean egingo duten

kontrakoa egingo dute azken urteetan hori erakutsi digute behintzat eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iriarte andrea pozten naiz orain arte eh bilduren baitan diren

orain aitortu egina izana eta horretan oinarrituta nik ere uste dut aukera dugula jauzi kualitatibo bat autogobernuan euskadiren autogobernuan areagotzeko uste dut

betiere orain arte eraikitakoa oinarrituz eta aitortuz eta uste dut aukera daukagula ez dudalako uste ditugun

uste dut eta hori da politika eta horretarako da politika konstituzioak bera bere xedapen gehigarrian lehenengo xedapen gehigarrian ere

lurralde historikoen eskubide historikoak eta gernikako estatutuaren xedapen gehigarriak berak ere onartu egiten du autonomia erregimen bat edo autonomia mota bat onartzeak ez duela inola ere ukazioa dakarrena euskal herriak hala uste baldin badu bere historian jatorri zituen eskubideak beste modu batetara

beraz nik uste dut autogobernuaren lantaldean badela jauzi kualitatiboaz hitz egiteko aukera eta horretan ere elkartu egin gaitezkeela edo bat egin genezakeela denok adostasunaren bidean

esango nizuke bai iriarte andrea que este parlamento

adostasun hori landu egin behar dugu zubigintza eraikitzea dagokigu denoi zerbait ikasi dugulakoan nago eta hau da etorkizuna elkarrekin eraiki behar dugula

partekatu behar duguna hau da oinarri sendo bat euskadiren erakundetzean aurrera egiten jarraitzeko duela hilabete nafarroa euroeskualdean integratu egin da

iparraldean orain gure erkidegoa duela laurogei urte hasi eta duela berrogei urte berriro martxan jarritako bideari ekiten hasia da tinko defendatzen dugu bide hori eta bide horretan bidelagun izan nahi dugu zuek ere ongietorria eman diozue nafarroak hartutako

erakundetze bidean egindako aurreneko pauso honi errealismo

benetako aukera jauzi kualitatibo bat emateko en resumen

eajko agintari batzuek lopez ruiz kubati terroristarekin egindako bilerari buruz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

galdera jon hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bilboko biztanleria zibilaren gaineko bonbardaketa masiboetatik laurogei urte betetzean

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko hernández jauna lehendakari jauna zurea da hitza

enplegu eta lan sailak bateratzeari buruz kortajarena andrea zurea da hitza

eskari zehatz eta zuzena egin zion lehengo astean jaurlaritzari hitzez hitz ondorengoa eskatu zion kalitatezko enplegua sortzeko duen konpromisoari eraginkortasunez eta ikuspegi integral batetik helduko diola bermatu ahal izateko

jaurlaritzari eskatzen zion enplegua eta lanari dagozkion ardura guztiak sailka bakarrean kokatu ditzala berehala justiziari dagozkion ardurak beste departamentu batean birkokatuz eta era berean optimizatu eta sustatu ditzala

izendapen libreko postu politikoak murrizteko xedez legeak gobernua sortzeko beharrezkotzat jotzen diren dituen erabakiak hartzeko ahalmena ematen dio lehendakariari eta ondorioz ba berari zuzentzen naiz gaur galdera honekin zein da lehendakari jauna

enplegua eta lanari dagozkion ardurak guztiak sail bakarrean kokatzeko legebiltzarrean

beharra kontuan hartuta eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea lehendakari jauna zurea da hitza

kortajarena andrea lehendakariaren ardura da jaurlaritzaren barruan esparruak eta funtzioak banatzea hala dago erabakita zuk

legebiltzar honek onartu egin zuen eusko jaurlaritza bat da

enplegu politikan enplegua lehentasunetako edo lehentasunezko helburua da jaurlaritza osoarentzat goizen zehar aipatu egin den bezala eta ez soilik sail batentzat edo birentzat ez batentzat ezta birentzat ere ez enplegu programa berri bat ari gara

atzoko osoko bilkuran eta gu lanean ari gara dagoeneko helburu argi baterako enplegua sustatu eta ekonomiaren azken suspertu sail bat baino gehiagoren ekimenak

enplegu gehiago eta hobea lortzea helburu bat eta bera jaurlaritzarentzat eta lehentasuna erakunde guztientzat eta gizartearentzat

eskerrik asko legebiltzarrean gehiengoak eskari zuzena jaurlaritzari eta zuek

proposatuko legebiltzarraren gehiengoak banaketa horrek

argi esan zuen enplegua sortzea batetik eta enplegu horren kalitatea bestetik lantzea ez duela zentzurik argi dago zatitze

eta horren inguruan koordinazio horiek eta kudeaketa horiek nola emango diren ez diguzue hitz egin

transbertsalitateaz bai baina kudeaketa eta koordinazio horiek nola emango diren eta justuki bi sailetan erlazionatutako gai horiek

ez zaigu azaldu uste dugu enplegua sortzeko asmo horri ezingo zaiola

sailkatze horrekin hala adierazi zuen legebiltzar honek

adierazi dute gauza berdina banaketa hori logikoa dela eta koherentzia guztia duela esaten duzue baina argudio eta azalpen gutxirekin

zure eskumena dela antolaketa hori lehendakariak hartu dezakeen erabakia bai eta ematen zaigun berme bakarra zuk zure brujularen iparraldean duzun enplegua

ez da berme bat asmo bat da enplegua jaurlaritza osoaren ekintza politikaren

gai guztiak eta legebiltzarrak hemen legebiltzarraren gehiengoak hartutako

uste dugu mesprezuz ari zarela hemen hartutako erabakiei errespetu gutxiz ari zarela eta uste dut aurrerantzean ere gerta daitekeela

eta jakin nahiko nuke horrelakoetan ere zuen jarrera hau izango den

eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea lehendakari jauna zurea da hitza

baina aurreko legealdian ere lanaren helburua izan zen jaurlaritzaren helburua

langabezia lau puntutan jaistea lortu dugu eta garrantzitsua da horretan zentratzen bagara denok denok lortuko dugu helburu sozial garrantzitsuena langabezia ehuneko hamaretik behera jaistea

gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina jaurlaritzaren eta estatuko aurrekontuen erlazioei buruz

bai eskerrik asko egun on guztioi otsaila bukatu baino lehen jaurlaritzak legealdiko aurrekontu proiektua aurkeztuko du baina aurrekontu hau aspaldi dago eztabaidan eta ez bere edukiengatik baizik eta batetik sailburuak berak esan duelako estuak

aurrekontu guztiak horrelakoak izango direla eta bestetik gutxiengoan dagoenez aurrekontu hauek aurrera ateratzeko behar izango dituen akordioak direla eta eta azken honi dagokiola ppk madrilen aurrera atera behar dituen aurrekontuekin lotzea pprekin adostasuna lortzea bi aurrekontuak aurrera ateratzeko bolo bolo dabil hau da murrizketen alderdia herri honek burujabetasun grina ezeztatzen duen alderdia

horregatik lehendakari jauna jakin nahi dugu jaurlaritzaren aurrekontuen negoziazioa eta balizko akordioa estatuko aurrekontuen inguruko negoziazio eta balizko

eskerrik asko pinedo andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria azpiazu jauna zurea da hitza

de la comunidad autónoma de euskadi eta ustezko hitza azpimarratu nahi dut izan ere hori ez da

espekulatu behar egingo dutenaren edo egingo ez dutenaren inguruan en nuestro caso

dira eta ez dute nire ustez
zerikusirik inolaz ere ez bata bestearekin eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

azpiazu jauna hori da benetan espero duguna baina aurrekariak ez dira batere positiboak y me explico

elkartrukeak estatuko eta hemengo aurrekontuak lotzea euskal gizarteari ez diola inolako mesederik egingo ez diola ezer onik ekarriko

hori besterik ez eta jendeak argi dauka hori herri honek benetako aurrekontu aurrerakoiak behar ditu gizartearen beharrei erantzuten dizkiotenak

oinarritutako aurrekontuak gure oraina eta gure etorkizuna guk geuk eraikitzeko eskerrik asko pinedo andrea azpiazu jauna zurea da hitza

ez ezazu gai hau baliatu zure erantzukizun politikotik ihes egiteko aurreikuspenen arabera hilaren hogeita hiruan

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina gasteizko udalerrian trenbidea lurperatzeari buruz becerra jauna zurea da hitza

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi becerra jauna gobernu programan zehazki agertzen da ykoaren obra bukatuko dugula eta baita ere gasteizi dagokionez esaten da lurperatu egingo dela hiriarentzako guneak irabazteko beraz hori bete ahal izateko hasiera hasieratik abenduaren hogeita bian ministroarekin izan nuen bileran

posible ote zen eta hori ministroak argi ikusi zuen beraz lurperatzea kaletik eta hor dagoen ingurune horretan posible da eta alkateekin izan genuen bileran baita ere abenduaren hogeita seian hori aztertu zen hori da lehentasuna hortik iristea

merkantzientzako beste bide alternatibo bat egotea eta hain zuzen ere

bi mila hamarean hainbat akordio izan ziren eta orduz ezkero euri asko egin du eta gauza asko aldatu dira beraz

urtearen bukaeran udaletxearekin adostutakoa izango da defendatuko duguna noski udaletxean defendatzen den alternatiba eta jaurlaritzarekin adostutakoa eta hori izango da eta orain arte eratuta dagoen elkartea sozietate publiko hori hori erabiliko da baina horretan gauza asko daude hitz egiteko

zatitxo bat diferentea izango da zeren zuk dakizun bezala azken finean merkantziak eta pertsonak

eta gasteizen gainera zati batean konpartitu egingo dutelako erregionalak abiadura handikoak eta merkantziak eta hori ezinezkoa da beraz zati batean zati txiki batean desberdina izango da pero ya me lo temía yo

tapia andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

oinarri izango duen konponbideari buruz casanova jauna zurea da hitza

argi dago ez naizela rebeka ubera eta gero azalduko dut zergatik niri gaur

la milagrosa ikastetxearen proiektua urte askotan arriskuan eta mehatxupean egon ondoren badirudi azken asteotan azken hilabeteotan puntu kritiko batera heldu dela puntu kritiko batera zeinean

proiektu ikastetxe beraren biziraupena soilik momentu honetan soilik proiektua desagertzear zegoenean hezkuntza sailak jarri du mahai gainean

baina gure ustez proposamen honek ez ditu arazoak konpontzen eta arazo berriak sortzen ditu horregatik galdetu nahi diogu sailburuari ia benetan uste duten proposatu dutena hau da ikastetxea zatikatzea eta ikasleak desbideratzea beste eskola publikoetara benetan arazoari konponbidea ematen dion

eskerrik asko casanova jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andrea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on casanova jauna lehenik esan behar dizut hezkuntza sailak gai honen berri izan zuenetik egin dugula lan eta lanean ari garela hezkuntza konponbide egokiena aurkitzeko harremanak eta bilerak izan ditugu eta izaten ari gara tartean diren eragile guztiekin gaur egun gauden puntu honetan komenigarria da gogoraraztea bi mila hamazazpiko urtarrilaren hamaseian

hau da ikastetxe itundua eta titulartasun pribatua duen ikastetxeko titularrek jarduera uzteko eskaera egin dutela formalki bizkaiko lurralde ordezkaritzan eta hitzez hitz jakinarazi digutenez honako helburu honekin beste ikastetxe batzuetan matrikulazioaren segurtasuna errazteko eta plazen aurreikuspena egiteko

babes gabezia ekiditeko gure betebeharra eta kezka nagusia da

hezkuntzarako eskubidea uneoro babestea matrikulazio denborak eta moduak bermatuta horrela behar diren doikuntzak programatuko dira hezkuntza
erantzun egoki bat lortzeko eta horretarako konpromisoa hartu dugu eta konpromiso horri eusten diogu jaurlaritzaren apustu gisa eskerrik asko uriarte andrea

de la gestión del propio departamento eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna uriarte andrea zurea da hitza

soluzioa adostasunetik eraiki da eta lehen unetik haien udalerrian

familiekin erabat sentsibilizaturik gaude eta esan dudan bezala era bateko koordinazio eta elkarlana izaten ari gara bai ikastetxeetako

bizkaiko hezkuntza ordezkaritzaren bidez datorren ikasturterako eta ikasle guztientzat kalitatezko plaza bana bermatu diezaiekegu

eskaintzak familia eskaerari erantzuna ematen dio matrikulazio eskaintza hezkuntza mailaren arabera izango da

eta berriz diot beti ere familia eta zuzendaritzekin koordinatuta

ateak zabalik utzi diogu matrikulazio prozesua itzulgarria egiteko aukerari

errazteko familia kaltetuen berariazko eskaerari erantzuteko hau da gure lehentasuna hezkuntza sailak eskola inklusibo baten alde gogor egiten du lan gure helburua ikasle guzti hauek orain arte bezala kalitatezko hezkuntza jasotzea da inklusiboa

bikaintasunerantz aurrera egiten duena eskerrik asko uriarte

maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina jaurlaritzak fitur nazioarteko turismo azokan izandako jarduerari buruz

muchas gracias eskerrik asko retortillo jauna lópez de ocariz andrea zurea da hitza

lópez de ocariz andrea retortillo jauna zurea da hitza señora presidenta señora lópez de ocariz

puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina eitbren programa batean felipe seigarrena erregearen argazkia apurtzeari buruz llanos andrea zurea da hitza

e i te be eskerrik asko llanos andrea jaurlaritzaren ordezkaria zupiria

legebiltzarkideok llanos andrea eusko legebiltzarreko kide izateaz gainera euskal irrati telebistako administrazio kontseiluko kidea zara

uste dut dagokidala han eman zizuten erantzuna hitzez hitz errepikatzea hemen

gertatu zen moduko gauzarik esan zizun baita ere programaren gidoi harretan ez zegoela inongo asmorik erregeaz hitz egiteko estatuburuaz hitz egiteko gaia beste bat zen esan zizun baita ere

jokabidea bere irteera bat izan zela inongo gidoietan aldez aurretik jasota ez zegoena

programaren aurkezleak eztabaida saio bat zabaldu zuela

landa jaunarena dela han gertaturakoaren erantzukizuna

etbko beste programa batean atera zela landa jauna eta

bere jokabidearekin norbaiten sentimenduei min edo eraso egin izan balie barkamena eskatzen zuela eskerrik asko
eskerrik asko zupiria jauna llanos anderea zurea da hitza

parece que no lo está haciendo eskerrik asko llanos anderea jaurlaritzaren ordezkaria zupiria jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko zupiria jauna gai zerrenda agortu denez